aldez aurreko gaia mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena kulturako

apirilaren hogeita hiruko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen euzko abertzaleak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro ekingo diogu zuzenketa horren bozketari bozkatu dezakegu

hogei abstentzio ondorioz osoko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako lehenengo puntua

eh bildu legebiltzar taldeak egindako

kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei eta alorreko betebeharrei buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizue dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez

aldeko txandan besterik ez eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak

lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on

defendatzerakoan gogorarazi behar dugu ekimen honekin gure hauteskunde programaren

une beretik lege proposamen honen inguruan sortutako harrabotsak

zein den gordina egia esan euskararen inguruko auzi hau aspalditik dator azalduko dizuet

aimery picaud monjeak mendean idatzi zuen euskaldunok hitz egin baino harrausika egiten zutela

bordeleko magistratu frantziarrak hamalau mendean lapurdira inkisidore etorri zen

hark idatzi zuen hizkuntza arraroez ezezagunean mintzo dira

mendeetan barrena denetarik esan digute euskaldunoi barbaroak basatiak itxiak eta

legebiltzar honetan bertan kasurako izendatu gaituzue intolerante autoritario

bat ere motiborik gabe gure ideiak eta proposamenak adierazteagatik

azken iraina adibidez orain dela gutxi ahaldun nagusiaren ahotik entzun dugu

deitu digu egia esan gutxiespenak maiz entzun behar baditugu ere ez gara ohitzen ni behinik behin ez naiz ohitzen

eta batez ere ez dugu onartzen ezta onartuko ere inpunitate hori gu iraintzeko joan den larunbatean

igandean berriz eibar futbol taldeko entrenatzaileak duintasunaren lezioa erakutsi zigun intolerantzian eta

osasun zerbitzuetan euskaraz artatuak izateko eskubidea eskatzeko plataforma aurkeztu zen maiatzaren hamarean igandearekin senpereko herri urratsera milaka euskaltzale bilduko gara xiburuko auzapezak ukatzen duena

hau guztia jakina euskara bizi berritzeko bizirauteko euskal herriak euskara du berenezko hizkuntza horrela dago idatzita mila bederatziehun eta laurogeita biko

gerora ordea euskara da euskal herriko hizkuntza propioa idatzi zuten

gaztelaniaz pentsatu eta idatzi zen legeak euskarara bi itzulpen dauzka desberdinak eta adiera diferentetakoak guk nahiago dugu hasierako idazkera euskaldunok berenezko hizkuntza baitugu euskara gogorarazi nahi dizuet bide beretik azken korrikaren lekukoak eskuz esku zabaldu zuen lorea

euskararena ez da kontu pertsonal bat txokokoa partikularra etxekoa euskararena ez da norbanakoaren kontua

zurea bestearena euskararena hiztunon auzia da herritar guztion auzia da euskararena auzi publikoa da kolektiboa da

herrigintzaren auzia da izan ere euskararen auzia politikoa da euskal hiztunona auzi politikoa da

gustatu ala ez euskararen auzia legebiltzarrarena da jaurlaritzarena zuena

euskara bizi berrituko bada politikaren ekimenez izango da alabaina sarri askotan entzun izan dugu euskara politikatik kanpo

gaitzetsi digu euskara politizatu egiten dugula bitxia da guk zuok politikariok

okerrago nazkatuta ikusten zaituztegu euskararen auzia parlamentura ekartzen dugun bakoitzean

pentsatzen duzue politika gure interes partikularraren alde erabiltzen dugula euskara hona ekartzen dugula ez dakit zer lortu nahi dugula guretzako

okerrena da berriz aspalditik horrela jokatu duzuela eta leporatzen diguzue guk berdin jokatzea ezta antzik ere ez da horrela begira ezazue hiztegietan politikaren definizioa

eta hiru adiera irakurri ditugu bat herria edo estatu bat gobernatzearen jarduera horri dagokion jakintza bi herri edo estatu bat gobernatzearen erabiltzen diren prozedura jakinen multzoa

adibidez gobernuaren politika ekonomikoa hiru pertsona talde enpresa eta abarrek helburu jakin bat lortzeko

definizio horien argitan ez dirudi politika bereziki kaltegarria denik

politika oso baliagarria izan daiteke gizartearen makina bat arazo bideratzeko lortu ahal daiteke emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna

ekonomia egoera orekatuagoa edo desberdintasun maila apalagoa nola lor daiteke politikatik kanpo posible da hizkuntza normalizazioa politikatik aparte

zergatik utzi nahi duzue euskara politikaren eremutik kanpo zergatik hogeita hamalau urte dela

maiatzaren hamaikan jaurlaritzan onartu zuen euskararen erabilpena

hizkuntzaren behin betiko estandarizazio prozesua berriz hamairu urte lehenago hasita zegoen diktadura garaian autonomiako

arabako bizkaiko eta gipuzkoako erakundeetan indarrean dagoen hizkuntza politikak hogeita hamalau urte bete ditu beraz

eztabaida ugari eta araubide bat ala beste egin dira

adibidez hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak urtearen hasieran legebiltzar honetan kultura batzordean aurkeztu zigun kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko

ikerketa agerraldi hartan laburbilduz saileko arduradunek esan ziguten dekretuaren betetze maila eskasa

modu gordinean esanda dekretua alferrikakoa izan dela ikerketaren ondorioak ezin argiagorik izan dira

jaurlaritzak ez du zirkinik egiten okerrak zuzentzeko ageriko porrota onartu beharrean jaurlaritzak esaten digu hitzez hitz

ohiko eufemismoa porrota estaltzeko hobetzeko tarte zabala dago

esaten du jaurlaritzak araudia beti edo ia beti betetzera iristeko tarte luzea dagoenez urratsak ematen jarraitu behar dugu hain zuzen ere

dagoen araudiaren argitan horrenbestez jaurlaritzaren iritzian kontsumo arloan herri aginteei dagokiena ez da horrenbeste arau berriak sortzea baizik eta jadanik indarrean dauden arauak progresiboki betetzeko

eraginkorrenak diseinatu eta garatzea herri aginteen eta kontsumo arloko enpresa pribatuen arteko elkarlana

eta sendotuz kontsumitzaileek hizkuntza eskubideak egiazki balia ahal ditzaten

araurik ez jada ditugun arauak betetzea baizik

ez du saihesten euskararen erabilera merkataritza jardueretan azken zazpi urteotan geldirik egotea arauak bete behar dira jakina baina zer egiten du jaurlaritzak arau hauek betetzeko eta betearazteko

indarrean dagoen araudia ez dagoela ez zaharkituta ezta gaindituta ere gainera erantsiko genuke guk

hau da orain arteko moduan jarraitzea

jaurlaritzak deritzo gure lege proposamenak ez dakarrela hobekuntza nabarmenik eta jarraian

guk proposatzen dugun zehapen erregimena esaten du ez dela eraginkorrena ez dela motibagarria kontsumo alorrean euskara gehiago erabiltzeko

larria iruditzen zaigu jaurlaritzak arazoak konpontzeari uko egitea jaurlaritzak badaki edo jakin beharko luke ohikoa dela hizkuntzen erabilera arautzea merkataritza jardueretan

ikerlariak berriki idatzitako artikuluan oso argi azaldu digu gaztelaniak

begiratu esaterako espainiako kontsumitzaile eta erabiltzaileen babeserako lege orokorrak

hemezortzigarrena artikuluan etiketen hizkuntzari buruz espresuki dioena

kontsumitzaileen eskubideen aurkako beste edozein

diru zehapenak hiru multzotan banatzen dira gaztelaniari dagokionez gogoratu arinak

larriak hiru milatik hamabi mila euro bitartekoak eta oso larriak

seiehun mila euro bitartekoak

ondasunak bahitu eta enpresak ixteraino iritsi daiteke hari gara gaztelaniaren kasuan frantziako estatuak kasurako toubon legeak arautzen du hizkuntzaren erabilera

frantsesa erabiltzera derrigortzen ditu enpresa eta erakundeak eremu publikokoak eta pribatukoak lege horren karietara adibidez

ez egoteagatik gainera jakinarazpena jaso eta frantsesera egokitu gabe pasatutako egin bakoitzeko beste hogei mila euro gehitu zizkioten kopuru mardul horri

berariazko legedirik hizkuntzaren erabilera arautzeko horrek ostera ez du esan nahi arautzen ez denik ikusi dugun moduan hizkuntza bakarreko edo zehatzago hizkuntza nagusi bakarreko estatuak bere egitura eta administrazio gune oro hizkuntzaren zerbitzuan jartzen du adibidez unibertsitateko ikasketen berrantolaketa europako goi mailako hezkuntzaren esparrura egokitzeko

egokitzapen hori gaztelaniatik abiatu eta gaztelanian amaitu egiten da

behin amaitutakoan bakarrik orduan beste hizkuntzetara itzuli daiteke katalanera dela ingelesera dela edo euskarara dela

eta ez kasu guztietan jakina horregatik hizkuntza gutxituaren neurketa guztiak euskarari buruz hitz egiten dugunean

horregatik hizkuntza nagusiaren osotasunetik zein zati betetzen den neurtzen dugu

hizkuntza nagusiaren menpe jartzen dugulako baita neurtzean ere naturala da horrela esaten dute naturala dela nola izan daiteke bestela lehenengo adibidearen haritik

europarrak garen frantziako edo britainia handiko unibertsitate eredua

eredua kopiatu eta ikasketak argitalpenak eta irakaskuntzako materiala frantsesetik edo ingelesetik espainolera itzuli

proposatuko bagenu burutik jota gaudela esango ziguten estatuak gaztelaniaz antolatzen du bere egitura behetik gora eta luze zabalean

gaztelaniaz antolatzen ditu katalunian andaluzian zein nafarroa garaian berdin dio lehenik eta behin espainolez

administrazio publikoan funtzionario izan ahal izateko derrigorrezko hizkuntza bat

gaztelania funtzionario izateko eta hainbat zerbitzuetara sarbiderik izan ahal izateko gaztelania derrigorrezkoa da katalunian andaluzian

zuzentzen hasi behar dugu horien artean alor sozio ekonomikoa bereziki zaindu behar dugu pertsonen arteko harremanetan duen garrantziengatik

oso garrantzitsuak direla pertsonen bizitzetan eta harreman kantitatearen ikuspuntutik bai eta haien beharrezkotasunetatik ere esan daiteke

halaber azpimarratzen da beharrezkoa dela kalitatezko euskara eskaintzea eta kalitatezko euskaratzat

hartzen da zuzentasun gramatikal eta formalez gain bereziki eraginkortasun komunikatiboa eta kode egokia nahi solaskidearekiko hurbila erabiltzea ere

garrantzia aurkezten dugun lege proposamen honi planteamendu horretatik abiatuta gure helburua bikoitza da alde batetik

jendeari begirako enpresa erakunde eta establezimenduen hizkuntza betebeharrak zehaztea da kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak bermatze aldera

aplikazio eremuari dagokionez euskararen lurralde zabalean hartzen du proposatzen dugun araubide honek

direlako eta ezin bereizi daitezke pertsonengandik

ez du ekarri behar halabeharrez eskubidearen galera euskaldun guztiek

edozein izanik eta tokian tokiko euskaldun kopurua nolanahi ere euskararen lurralde lotura horri esker legea zehaztu egiten dugula hizkuntza betebehar eskubide bikote gauzatuz

eh bildun argi daukagu eskubide orok baina bereziki

gauzatu ezinak direla betebeharrik zedarritu gabe erakunde publikoei bereziki baina baita ere

dagokie euskaldunenganako eta euskararekiko betebeharrak

hori da gure asmoa kasu honetan egin dugun

lege proposamena lege xumea da oinarritu egin gara eta hori

ekarpenik ez dugula egiten baina pentsatuz eztabaida irekitzerakoan legebiltzar honetan aukera izango genukeela gerora hobetzeko

aukera hori ukatu egiten digutela esanez egina dagoela egina baldin badago zergatik ez aztertzea

hobetu dezakegun kontutan hartuz euskararen erabilera ez dela hobetzen azken urteotan eta zerbait

arbuiatu egiten dugu inposizioa guk uste dugu zigor bidea ez dela modurik onena

pertsonen portaerak aldarazteko baina aldi berean

erakunde publikoei dagokiela res publica arautzea gizartearen arazoak ahalik eta modurik zuzenean

osasun alorra dela irakaskuntza alorra dela justizia dela eta hizkuntza normalizazio alorra ere badela

nahiko genuke legebiltzar honek babestuko balu

gero eztabaidatu ahal izateko horregatik esandako guztiagatik eskatzen diogu legebiltzarrari zuei babesa gure

legebiltzarrera ekarri dugun lege proposamena xumea bada ere

euskararen normalizazioa lortzeko hizkuntza politika aldatzeko bidean kokatu nahi dugu erabat sinetsita gaude datuak eskuetan hizkuntza politika aldatu egin behar dela errotik aldatu egin behar dela

legebiltzar honek ez badio hizkuntza politika berriari biderik egiten legebiltzar hau

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna aurkako txandan oyarzabal

turno en contra mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

bozkatuko dugu hizkuntza askatasuna defendatzen dugulako inposaketek eta isunek ez dute

onik eta gainera hiritar eskubideak urratzen dituzte kasu honetan hiritar eskubideak eta enpresen askatasuna urratzen dituzte

eskerrik asko maneiro denbora tasatua dago hemen gracias

euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldeen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi señor isasi nosotros tampoco podemos apoyar

eta horregatik sozialistok mantentzen dugu historikoki defendatu duguna alegia hitzarmenen adostasunen eta atxikimendu askearen bitartez euskara sustatzearen konpromisoa

su obligación hau da euskara erakundeen hizkuntza soilik izatea nahi dugu edo hiritar guztiek maite duten hizkuntza

benetan nahi dugu jendea euskarara hurbil dadila horregatik beti defendatu izan dugu atxikimendu librea eta modu berean ere

herri administrazioek pertsona bakoitzari berak aukeratutako

eskerrik asko presidente andrea egun on lehendakari legebiltzarkideok sailburua dagoeneko pentsatuta izango duzuen bezala gure taldea ados dago

kontu honi buruz emandako irizpenarekin konforme gaude baina ez bakarrik gure gobernua delako eta berak esaten duenarekin ados egotea erraza delako

konforme gaude gobernuak eman dituen arrazoiak ere gure egiten ditugulako arrazoi horiek erabat zentzuzkoak direlako erabatekoak eta ukaezinak

aipatuko ditut arrazoi horietako batzuk nahiz eta irakurrita eduki

euskararen erabilera gizarte bizitzan sustatzea izanik mila bederatziehun eta laurogeita biko euskararen legearen helburuetariko bat badugu onartuta eta indarrean

egiaz gauzatzeko aukera bermatzen duena alegia kontsumitzaileen estatutua eta ondorengo dekretua

egoera soziolinguistikora eta ditugun premietara

uste dugu ez dela beharrezkoa aurkezturiko lege proposamena baditugulako jada tresna eraginkorrak ditugun arauekin bestetik

dekretu horrek gaur arte izan duen betetze mailaren emaitza ez du albo batera utzi azterketa egin eta emaitzaren berri eman du

gaur egun indarrean dugun lege araubidea betetzera iristeko bide luzea geratzen dela egiteko beraz gabezia ez da araudiarena ez da araudi falta arazoaren arrazoia dugun araubidea betetzeko

lagundu egin behar dugula hori betetzen joan dadin indarrean dagoen arauak betetzeko politikak egiten segi behar dugula

politika horiekin segitzeko lan ildoak hain zuzen horrez gain

proposatutako lege proposamenaren testuak gaur egun dugunari hobekuntza nabarmenik ez behintzat gure ustez dekretu bat lege bihurtzen du tartean aldaketa batzuk eginda eta aldaketa horiek ez dute dekretu bat lege bihurtzea bilduk proposatutako testuan ia artikulu guztiak dira indarrean dagoen dekretuaren berdinak

baita bi xedapen gehigarri ere berdin berdinak dira aldaketa nagusiak xedapenen ingurukoak dira arauaren

lege proposamenak zabaldu egiten duela mota guztietako enpresa erakunde eta establezimenduetara baino ez dago argi aplikazio eremuaren barrutia

adibidez harakin txiki bati edo adibide bat jartzeagatik movistar bati zehapenak

nola hala ere indarrean dagoen dekretuan jasotzen den progresibotasuna murriztu egiten da lege proposamenean eta hori justu progresibotasuna hizkuntza politika eraginkorra bermatzeko baldintza funtsezkoa gure ustez bukatzeko eta azaldutako horren guztiaren ondorioz ez dugu uste indarrean dagoen araudia bere horretan utzi albo batera eta beste bat antolatu behar denik

beraz ez dugu babestuko aurkeztu duen lege proposamena

presidentea zertarako da legebiltzarra

ez du merezi gehiago hitz egitea nazioarte mailako

informeak hizkuntzari buruz nahikoa da mila bederatziehun eta laurogeita bigarrena urtean

aldatu gabe dago berritu gabe dago bi mila hamalauko azterketa honetan aipatu izan dena auzi honi buruz niri oso gogorra egiten zait legebiltzarreko gehiengoak atzera botatzea eztabaidatzeko aukera eta lege proposamena hobetu liteke prozesuan baina

indar guztiek erabaki duzue bidea etetea edukiari buruz eztabaidatu zitekeen gu saiatu gara

salatu egiten gaituzue eta kasu honetan saiatu izan gara egokitzapen bat egiten

aurrekari horiek eguneratzeko baina antza horrek ez du balio hasierako interbentzioa egin izan dut hemen euskararen normalizazioaz hitz egiterakoan salbuespen bat egiten da

ariketa pedagogikoa nik uste hemen egin behar dela lehenik eta behin

kasu honetan euskararena politikagintzako eremu bat eta arautu egin behar dela

ez da zuzena ez dakit nola esplikatu orain artean

esaten du munduan gaur egun hitz egiten diren sei mila hizkuntzetatik hogeita bat mendean erdia baino gehiago desagertuko direla

egin behar dugun lehendabiziko gogoeta da ez dela indibiduala hizkuntza ez da norbanakoarena

eta guztiona da eta zeozer politikari baldin badagokio bete betean guztiona den hori arautu egin behar da

hasieran saiatu gaztelaniari dagokionez inplizituki eta esplizituki

ez genuke denbora nahikorik izango gaurko egun osoan gaztelania edo frantsesa edo tokian tokiko hizkuntza estatuko hizkuntzak zein legeetan eta nola aipatzen diren baina

berreskuratu nahi baldin badugu erantzun publikoak eta erantzun politikoak baditugu jaurlaritzak ezin ken dezake bere gainetik

ardura ezin ken dezake hasieratik lege hau egin zen aurrenetakoa izan zen autonomia lortu ondoren eta adostasunaren inguruan hitz egin genezakeen

gu hemen saiatzen ari gara adostasuna eta legegintzaldi honen hasiera hasieratik saiatu izan gara

ukatu egin izan zaigu aukera hori saiatuko gara berriro ere lortu arte

pentsatzen dugulako hobe dela arautzea norbanakoaren eskuetan uztea baino

badakigu galbidea datorrela baina ez dugu onartzen argudio hori hori da euskaldunek nahi dutena ez da egia euskaldunok nahi duguna da gure erakunde publikoek beregain hartzea euskararen osasuna

guk euskaraz egin ahal izatea dendaren batean eta dendaria euskaraz erantzutea ez nahi duguna denda horretan eskatzen duguna eta bezero moduan

zor diguten zerbitzu hori ematea eta ez ukatzea euskaraz aritzen garelako hori da kontua

ordenagailuak edo bizikletak eskubide subjektuak direnik

konputagailuak erabiltzen ditugunok edo bizikletak erabiltzen ditugunok

baina kontu horiek guztiak arautuak dira eremu publikoetan arautuak dira guk eskatzen duguna da euskaldunon erakundeak izatea

behar ez izateko orain daukagun eztabaida antzu hau erabat antzua dekretu hau

aldatuko dira legealdi honetan ez badira datorren legealdian betebeharra delako euskararen normalizazioa abagune politikoaren kontua ez delako luzera begira

guztiak eta seguru asko guztiak izango gara elebidunak

eta aukera izango dugu hizkuntza batean eta bestean egiteko hemen onartezina dena erakunde publikoen aldetik da ad eternum luzaraztea hizkuntzaren borroka

planteatu egin behar da hizkuntza sistemaren bidetik erabateko euskaldunizazioa eta hori ez da inposaketa pertsonak irakurtzen eta idazten jakitea matematikak jakitea informatika jakitea hizkuntzak jakitea erakunde publikoen betebeharra da arautu beharra dago derrigorrezko irakaskuntza ziurtatzea da

euskara guk euskara denontzat nahi dugu literalki denontzat inposatu

hizkuntza da gauza bakanetakoa inposatzerik ez dagoenik

eta guk nahi dugu jende gehienak eta hemen arabako datuak eta aipatu izan dira irakaskuntzako datuak

ehuneko laurogeita hamabosta euskara ereduan jakina

eta zer hautatzen du irakaskuntza publikoan zein pribatuan

euskara bereganatzeko aukera bakanetakoa arautu behar da euskararen normalizazioa prozesu

ganbara honi parlamentu honi eta jaurlaritzari dagokio arautzea

eta hasieran esan dudan moduan legebiltzar honek eztabaidari uko egiten baldin badio

hizkuntza politika aldatzeari uko egiten baldin badio legebiltzar hau berau aldatu behar izango da nik badakit posizioak definituta daudela

bereziki jaurlaritzarena eta alderdi jeltzalearena ez dut ulertzen bereziki eta hemen

araubideetatik kanpo eta horretarako ken dezagun legebiltzarra ken dezagun trafiko araubide guztiak eta arautzeko hau da arazo publikoak hezkuntza legeak dena ken dezagun eta jendearen borondatearen arabera

argudio hori demagogikoa eta faltsua da errotik seinalatu oyarzabal jauna seinalatu

zazpiehun eta bost horiek zerrenda batean iruzurra egiten duten horiek horiek seinalatu egin behar dira bai jakin behar dugu hemen portaera

esaten duguna da oso sinplea da eta errepikatuko dut etengabean arauturik prozesuak ez du ekarriko euskararen normalizazioa guk euskararen normalizazioa pertsona guztiek eskubidea daukatelako bereganatzeko eta ganbera honi eta

arauak jartzea legeak egitea betetzea eta betearaztea denok euskaraz jakin eta

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

alderdi popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko euskal sozialistak ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea señor maneiro

egoki irizten dion ekimena ez naiz ni inor hori ukatzeko

aldea ez isasi jauna zure bigarren txandan hitz egin duzu hau araututa egongo ez balitz bezala eta hori ez da egia

gure amonak esaten zuen bezala glori patri guztiekin jaio zen dekretuek sindikatuk agenteek

horrek bere bidea egin du eta egiten ari da eta ez da mundua

adostasuna gu ere prest gaude ez dakit guri leporatzen diguzun adostasun falta gu ere adostasunetara iristeko gaude

euskararen normalizazioaren alde zaudetela ez dugu hori ukatuko baina

ez hartu dekretu bat kopia bat egin aldaketatxo batzuk egin eta gero lau haizeetara esan

zaudetela eta gainera zer eta hauteskunde bezperan ez gara atzo jaiotakoak zorritzarrez eta zorionez eta

hauteskunde kutsua somatzen diogu eta hori ere zilegi da

guk bidea etetea erabaki dugunik edo ez gaudenik hizkuntz eskubideen

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

ez da aintzat hartu lege proposamena gai zerrendako bigarren puntua mozioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua abiadura handiko trenaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maeztu jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi askotan entzun dugu

eta horrek izan beharko luke edozein gobernuaren xedea bai baina tamalez berehala ohartu ginen errealitateak gezurtatu egiten duela lelo hori

hainbat adibide jarri dezakegu eslogan hori gezurtatzeko baina guretzako nabarmenena

dugu izan ere berriki argitaratu da estatu mailan fedeak fundación de estudios de economía aplicada egindako ikerketa bat

bezalakoak dira eta sumatzen genuen bezalakoak direla esaten dut hemen ere euskadin urtean ekonomia katedraduna den bermejo jaunak

egin zuelako eta ondorioak berdintsuak zirelako laburbilduta

treneko ibilbide guztiak defizitarioak dira hori da fedeak esaten duena ustiapen sarrerek inon ez dituzte estaltzen kostu orokorrak ez soilik inbertsio kostuak baizik eta ustiapeneko

ere ez eta fedea fundazio hori ez da ekologisten antolakunde bat baizik eta banco de españak eta hamabi espainiar enpresa erraldoik osatutako fundazioa detaile hau aipatzen dut interpelazioa oregi andreari berak esan zidalako hori gure propaganda

txosten hori baina argi dago eh bilduren propaganda ez dela da estatu mailako fundazio baten txostena

txosten bat txosten horretan agertzen diren datuak aztertzen hasi baino lehen

dakigun datu ofizial bakarrak aipatuko ditut

diru publiko gehien gastatzen ari den azpiegitura dela hori badakigu

hirurogeita zortzia suposatzen duelako eta garraio atalean inbertsio osoaren ehuneko laurogeita hamazazpia

ondo legoke arlo honetan jakitea eta hori galdetu nion lehen egunean oregi andreari

zein izango den koste osoa obra hau bukatzerakoan zein izango da koste osoa azpiegitura bere osotasunean

eta gaur egun gainkostuak ehuneko hogeita bostaren ingurukoak dira

gehi trenak gehi hiriburuetako sarrerak eta geltokiak zenbat guztira zuek zifra bat maneiatzen duzue sei mila milioi eurokoa

obrak hain aurreratuta daudenean ondo legoke jakitea zenbat izango den

herritarrek egin behar duten sakrifizio ekonomikoa zenbatekoa izango den eta beste datu zehatz bat badakigu ere zoritxarrez oso ondo ikusi ahal izan dugula ingurumenean sortarazitako ondorioak

kamioi gora eta behera ce o bi isuriak eta zaratak dozenaka urtegi lehortuak

milioika lur tona lekuz aldatuak eta zerrenda amaigabe bat beraz

oso handia koste sozial eta anbientala oso handia ere bai hori badakigu koste hauek jakinda fedearen txostenak pista batzuk ematen digu errentagarritasun eza

errentagarritasun eza aurreikusteko laburbilduz esaten du

urteko zortzi milioi bidaiari behar dituela espainiako estatuan bartzelona madrilekin lotzen duena errentagarriena izan arren hala ere

nahiz eta sei milioi erabiltzaile izan gaur egun sevilla madrilekin lotzen duen ibilbidean inbertitutako euro bakoitzak zero koma hamaika euro sortzen ditu beraz ustiapen zorrak zergadunoi egotziko zaizkigu berriro ere

izanik madrilgo probintziak sei koma bost milioi biztanle dituela bartzelonakoak bost koma bost milioi biztanle dituela eta sevillakoak bi milioi eta kontutan izanik araba bizkaia eta gipuzkoa

berriz soilik bi koma bi erabiltzaile potentzial dituela

ditugun zortzi milioi erabiltzaileen kopuru hori beharbada gaurko eztabaidan norbaitek

edo ikusi ez ditugun datuak gainera kontutan izanik jaurlaritzaren mugikortasun arloko datuen arabera hiriburuen arteko mugimenduan

eta lurraldeen artean ematen diren desplazamendu guztien ehuneko bata soilik direla hiriburuen artean ematen diren

ehuneko bata direla uste dugu holako gastu bat ehuneko batari zerbitzu emateko oso handia dela eta norbaitek esango du ez baina ez da soilik hiriburuak lotzeko eta korredor estrategiko baten barruan sartuta dago

tira zuen txostenen arabera eusko jaurlaritzak egindako txosten ekonomikoaren arabera bizkaia araba eta gipuzkoa madrilekin lotzen duen korredorrearen desplazamenduaren ehuneko seia soilik bereganatuko

eta zoritxarrez ikusten ari gara egiten ari diren aurreikuspenak sekula ez direla betetzen baina tira hasierako aurreikuspena da sei mila milioi euroko inbertsioa

desplazamenduen ehuneko seiari irtenbidea

kopuru oso txikiak mota honetako inbertsioa egiteko

demostratu beharko digu zelan bereganatuko den gaur egun dauden bidaiariak

eta azken hilabeteetan entzun izan ditugun datuen arabera

hiriburuak lotzeko orduan ez da lehiakorra izango ezta kotxearekin ezta autobusarenik ere ez beraz norbaitek demostratu beharko du zelan bereganatuko dituen abiadura handiko trenak gaur egun hiriburuen artean

autobusak beraz eta datu guzti horiek ikusita oso ondo ulertzen da fedearen txostenak esaten duena madril eta estatuko iparraldea lotzen duen ibilbidea ez dela

abiadura handiko trenaren linean madril gure erkidegoaren lotzen duen linea horretan ez dela euro bat

ustiapena negatiboa izango dela besteetan ez da errentagarria

ustiapena negatiboa izango dela ustezko

industriaren gain ez du aparteko eraginik egingo eta hori ere bere justifikazioa dauka

eramango eta nahi dut ere posible baldin bada gaurko eztabaidan norbaitek esatea zer nolako merkantziak eramango dituen eta bereziki

nondik nora eta ze preziotan estatu osoan adibide bat daukagu

linea hor ere aukera dago merkantziak eramateko ez dira eramaten ez da lehiakorra

zelan egingo dugu hemen lehiakorra ze merkantziak eramango dira nondik nora eta ze prezioetan

garrantzitsua da inbertsio horien bidez errentaren banaketa gauzatzen delako

hori da estatu mailan eta frantzian gertatzen ari dena halaber beste

diru sarrera altuko pertsonak ez direnak alegia

ikasleak beste garraio mota batzuk erabiltzen dutelako hurbileko trenak edo autobusak zoritxarrez estatu mailako esperientziak esaten diguna da murrizketak hor aplikatzen direla dena den

erabiltzaile potentzialak horretarako ezinbestekoa da jakitea zein izango den prezioa

prezioa erantzun hau ezinbestekoa da guretzako

hogeita bost euroko prezio bat ezarri zuen gaur egun gogoratu behar da

hamaika euro inguruko prezioa dituela hori galdetu genion lehengo egunean

sailburu andreari eta berak ez zigun ezeztatu prezio hori batekin erantzun zigun prezioa izango dela

egokia den prezioa tira datu ekonomikoak emateko modu berri bat modu hori jarraituta hurrengo aurrekontuetan jarri dezakezue gastuen atalean asko izango direla diru sarrerak

edo zorra beharrezkoa dena hori da datuak emateko zuen modua hori da datuak mahai gainean jartzeko daukazuen

sinesgarritasuna prezioa beharrezkoa da besteak beste eskatzen ari zaretelako kudeaketa zuzena hemetik egiteko eta horretarako jakin behar dugu zein izango den abiadura handiko trenaren prezioa guretzako

ustiapenean defizitarioa izango dela jakitea prezioa zein den ez jakitea eta hala eta guztiz ere kudeaketa zuzena eskatzea

hori da zuek esaten ari zaretena baina zoritxarrez

kostu ekonomiko guzti hori denon artean ordainduko dugu

kudeaketa zuzena eskatzerako orduan badakizu zein den mantendu kostea abiadura handiko linea baten mantendu kostea

kilometro urtean baina hori azalean tunelean edo zubietan bikoiztu egiten da

euro kilometro eta urtean y akoaren ibilbidea

tunelean edo zubian eginda dago beraz hasi kontuak ateratzen

berria ematen du txosten berri bat agertu da estatu mailan hainbat komunikabideetan jarraitu duten edo argitaratu dituzten datuak

urtean euskal herriko unibertsitateko irakasle batek egindako

genuen eta berdin berdina esaten zuen eta

gaur egun eta gaurko honetan egiten duzun berdina batzuk eskatzen ari gara datuak eskatzen ari gara hausnartu egin behar dela jakin behar dugu kostua zein den onurak zeintzuk

izango diren jakin behar dugula eta zuek eskatzen duzue ezetz zementu gehiago obrarekin jarraitzea eta

beraz hori da eskatzen duguna momentu honetan

frantziak egin duena estatu frantsesak dax

gure iparraldearekin lotuko duen linearen koste onura azterketa bat eskatu du eta

ez dela errentagarria sozialki izango eta gelditu egin dituzte obrak hori da hemen eskatzen duguna koste onura azterketa bat ez zuek daukazuen azterketa ekonomiko hutsa alegia

euro inbertitzea suposatuko duen zuzeneko ondorio ekonomikoa hori da daukazuena

onura ikerketa bat ez inbertsio baten eragin ekonomiko zuzena aztertzen duen txostena hori baita guri bidali diguzuen txosten bakarra

ferroviaria vasca horrek bakarrik eraikuntzaren ondorioak aztertzen dituelako eta ez epe luzera gizartean sortaraziko diren ondorioak beraz uste genuen berriro ere aukera paregabea

hausnartzeko gai honen inguruan jakinik ateratzen ari diren datu guztien arabera

izango aukera dago ikusteko zeintzuk izango diren ondorio sozialak eta gu prest gaude

erabakiak hartzeko momentuan gaudela bestela laster soilik eskatu ahal izango dugu erantzukizunak eskerrik asko
maeztu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria vaquero anderea zurea da hitza

hauteskunde kanpaina bezpera hauetan estatu espainolean zenbait alderdik bere programetan abiadura handiko infraestrukturen kontrako proposamenak egiten ari dira eta euskal herria bilduk hauekin bat egin du erreza baita krisi garai hauetan horrelako proposamenak plazaratzea

eta azalduko naiz erreza zenbait zerbitzuetan murriztapenak jasaten ari den estatu batean ulergaitza delako estatuak egiten duen diruaren banaketa

inbertsio dezente inolako planifikaziorik gabe egin direnean erreza eta bere ustetan hauteskunde emaitzei begira komenigarria

estatuko errealitatea euskadiko errealitatearekin konparatzea euskadi espainolizatzea eta ez da lehenengo aldia

alde batetik euskadiko egoera ez dela espainiarena eta beraz gure abiapuntua ez dela berdina ez da berdina inbertsioetan planifikazioan ezta ere giza garapenean hazkunde ereduak ez dira berdinak izan abiadura handiko trenean egin den apustuan ere ez eta azken hilabeteetan eh bilduk oinarritzat hartu dituzten txostenek ere badituzte bere hutsuneak eta noski interesak politikoak zein ekonomikoak

egoera euskadiko trenbide plana idazten ari zela

ez zuten inolaz ere ehun eta berrogei kilometro orduko gainditzen ez zuten beraz europako azpiegitura plan zuzendariaren jarraibideak betetzen trenbide sarea zaharkituta zegoen

nahiz eta bere gaineko inbertsioak egin konparatzen da askotan alemaniaren edo frantziaren eredua gaur egin den bezala baina bata eta bestearen abiapuntua ez dira berdinak

abiapuntu ezberdinetatik beraz ezin dira diagnosi berdinak egin hemen egiten diren bezala alternatiba ezberdinak ikertzen dira eta ondorioa hau da

trenbide sarea ez da eskatzen diren estandar modernoetara egokituko

penintsula eta europaren arteko bide izanik bere aukerak eta zailtasunak ditu mugatik egunero pasatzen diren kamioi eta kotxeek gure errepide sarea kolapsatzen dute

beraz ezin da konparatu esate baterako madril toledo linearekin abiapuntua ere europak trenbide sarean egiten duen apustua bi ardatz nagusi planifikatzen ditu atlantikokoa eta mediterraneokoa

atlantikokoa gure herriaren erditik igarotzen da

erabakiak hartu eta inbertitu denean obra hau gelditzea eskatzen da eta horretarako espainiako estatuan egindako zenbait inbertsio zalantzan jartzen dira dagoen mugimendu bat erabiltzen da zer eta gure herrian egiten ari den eta konparagarria ez den obra zalantzan jartzeko

gonbidatuta euskadira ekartzen ditu estatuko zenbait infraestrukturei buruz hitz egitera eta horietaz baliatuta

gainean zalantzak jartzeko hori bai batzordera etortzen direnean

ezagutzen ez dutelako hala ere euskal herria bilduk bere argumentuetan defentsarako erabiltzen dituen txostenek badituzte ere gabezi batzuk

egin zen bezala eta esango nuke ere gestio eredua zein beharko lukeen erabakitzeko ere baina obra zibila ia amaitua duen obra baten aurrean nahiz eta aldeko postura ez izan ardura gabea eta amaigabeko errebisionismo honetan aritzea ez da eskatzen obren erritmoa mantsotzea zer eskatzen da obrak etetea

obrak etetea onartu genezakeen txostena ez direla guztiz perfektuak baina

eta ondorioz emaitzak ez dira erabatekoak ez dira onargarriak mila esker

eskerrik asko maeztu jauna euskal sozialistak zaballos jauna zurea da hitza

mila esker maeztu jauna argumenturik ez duenak lotsarik ez gezurra argumentu bezala erabiltzen ari zarena eta hauekin jaso itzazu mesedez holako

infantilismo hutsa iruditzen zait zuen konportamendua

geldituta badago ere ez da trenagatik bestela irakurri ezazue gobernutik bidalitako erantzuna talde sozialistari

gain kontuari buruz ere hitz egin duzue zein gain kostu egon dira

eusko jaurlaritzak parlamentura bidaltzen dituen informeak hirugarren orrialdea mesedez

irakurri ezazu martxoko azkeneko datuak dira eta fedearen

eta zerbait susmagarria badago badakizu zeintzuk diren bere patronoak haien artean abertis abertis ez baldin badakizu da líder internacional de la gestión de autopistas

iberoamerikan ere eta horien artean a zortziaren gestioa eramaten duena ulertzekoa da autopista gestionatzen dituen batek

eta benetan diot badakit

mesedez eskerrik asko vaquero andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu puntuka eskatu da badago arazorik puntuka bozkatzeko ez bale orduan lehenengo bozkatuko dugu batgoa eta laua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogeita bat ez

geratu dira batgarrena eta laugarrena puntua jarraian bigarrena eta hirugarrena puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hogeita bat ez bat abstentzio onartuta geratu dira

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa hasier arraiz barbadillo

aurkeztua kataluniako indar politiko nagusiek kataluniako estatua sortzeko adostu duten ibilbide orriaren aurrean lehendakariak duen jarrerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda arraiz jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

se celebrará la consulta hau izan daiteke radio euskadiren albistegi bat hamairu urte barru

horrela izatea ala ez gure esku egongo da guk ez dugu horrela gertatzea nahi eta horregatik legebiltzar honetara etorri gara lehenengoz eta behin aitortuz euskal herriko plaza nagusietako bat dela konpromisoak eskatzera batez ere herritarrek eskatzen dituztelako

konpromisoak eta eskatzen digute argitasunez eta zehaztasunez adieraztea hori dela eta guri aipatu zaigu eztabaida hau hona ekarri dugunean hauteskundeak oso gertu daudela udal hauteskundeak oso gertu daudela eta

eztabaida guztia horren inguruan guk galdera batzuk dauzkagu lehenengoa da ea noiz ez dauden hauteskundeak gure herri zoragarri honetan

urtebetean ez da hauteskunderik egoten galdetu nahiko genuke ea urte horretan zer egin den gai honi dagokionez eta gainera gauzak horrela planteatuta

eztabaida politiko hauek erdigunetik kendu behar baldin badira

ateak ere itxi beharko lituzkeela hilabete gehiagotan beti hauteskundeetan egoten garelako

autogobernu lantaldera eraman behar direla eta ez direla hona osoko bilkurara ekarri behar

jaungoikoak erabakitakoa dela edo auskalo nork erabaki duen guk badakigu eajk eta psek adostu zuten autogobernu lantaldearen ibilbidea

eta beraiek erabaki dute batez ere autogobernu lantaldearen funtzio nagusia izan behar dela eztabaida politiko hau isilaraztea isilaraztea ez zaielako beraiei inolaz interesatzen gainera erabaki dute momentuz autogobernu lantalde horrek ez duela balio behar inolako adostasunik lantzeko hori ere erabaki dute hori ere adostu dute adostasun politikorik ez dela bertan landuko behintzat momentuz eta horrela jarrai dezagun eta gainera beraien artean ere adostu dute autogobernu lantaldean erabakirik ez hartzea

eta horrela jarraituko dugu eta guk pentsatzen dugu hori ez dela herritarrek eskatu digutena nik uste dut herritarrek hauteskundeetan hauteskunde autonomikoetan argi eta garbi

eta esan ziguten zer nahi zuten eta guri dagokigu herritarren nahi horri bidea ematea legebiltzar honetatik bidea ematea

hain zuzen ere osoko bilkura honetara ekarri behar izan dugu gaia azkenean hau baldin bada euskal herriko plaza politiko nagusietako bat hitz egin dezagun hemendik

herritarrek entzun dezaten eta hitz egin dezagun argi eta zehazki beraiek ere ulertzeko eta jakiteko

eskatzendiegu baina argitasuna edo zehaztasuna gai honen inguruan ez da horietako bat argi eta garbi daukagulako zer pentsatzen duten ez dugu ordea hain argi zer pentsatzen duten beste batzuek edo zer nahi duten

argi eta zehazki hitz egiteko eskatzen diegu eta gu izango gara argi eta zehazki hitz egiten hasiko garenak alde batetik

erabakitzeko eskubidea aurrera eramateko edo beste modu batez esanda estatus politiko berria

akordio demokratikoa nahikoa ahal da bai ala ez hau da hirurogeita hamabost legebiltzarkidetik berrogeita zortzi nahikoak dira bai ala ez guk diogu baietz

jakin nahi dugu besteek zer uste duten norbaitek esan du eta gainera norbait aipatzen dudanean ez da edozein lehendakaria delako

a eh bildu y al partido socialista gure ustez hori planteatzea da argi eta garbi jakinda zer pentsatzen duen alderdi sozialistak

beto eskubidea onartzea da alderdi sozialistari eta

atzerago dagoela politikoki bere buruari eman dion funtzioa izan da

sale el derecho a decidir guk argi eta garbi esango dugu guk ez dugu akordio hori nahi gure ustez erabakitzeko eskubiderik gabe

estatus politiko berririk estatus politiko berria ardazten du erabakitzeko eskubideak eta honen inguruan galdetzen diogu legebiltzar honi ea zer uste duten zer pentsatzen duten gainontzekoek

democráticamente expresada eta hori galdeketa da hori da jendeari galdetzea herritarrei galdetzea eta hori da hona ekartzen dugun beste hizpideetako bat galdeketari bai ala ez legealdi honetan

bide horretan eta lehen aipatu dut hauteskundeak hurbil daudela hauteskundeak

ezin dira orain erabaki batzuk hartu hori guztia kontuan hartu gabe orain egingo dugunak ere baldintzatuko baitu gero egin dezakeguna eta

geroko urratsak neurtzeko eta erabaki ahal izateko horregatik ez da galdera hau egiten dugun lehenengo aldia baina berriro errepikatuko dut momentuz isiltasuna izan baita erantzun bakarra erabakitzeko eskubidea gauzatzeko bide honetan

udal eta foru hauteskundeen ondorioz gure galdera zehatza da udal eta foru gobernu guztiak erabakitzeko eskubidearen alde bai

edo pprekin gobernurik egiten baldin bada argi eta garbi dago

eta gobernu horiek izan dezakete palanka paper bat tresna paper bat bide honetan prozesu honetan

oztopori izan daitezke lehendakari jaunak berak

bildu gipuzkoako foru gobernutik kentzeko akordioak egin behar baldin badira egingo direla eta berdin dela norekin

hori ere jakin nahi dugu ea hori den eajren posizioa ea erabakitzeko eskubidearen aldeko gobernuak izango ditugu lurralde guztietan edo behintzat guri dagokigunez

eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza